eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

zurea da hitza nik ere

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna
euskal sozilistak taldearen ordezkaria den gallastegui andrea zurea da hitza

en política eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak

laugarren puntua beste baterako utzi denez bosgarren puntua lehenengoa dena lehenbailehen eztabaidatzeko euskal sozialistak legebiltzar taldeak

iragarpenaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena aurkeztu duen taldearen txanda prieto jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

guztioi duela hogeita hamabost urte mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretziko ekainaren hiruan energia nuklearraren aurkako nazioarteko egunean jose martinez salas guardia zibilak hamaika lekukoen aurrean gladys del estal militante antimilitarista eta ekologista

gladys ez da agertzen terrorismoko zerrenda ofizialetan baina nik gaurko honetan

gaur egun honetan ingurumen nazioarteko egun honetan gogora ekarri nahi dut bere pertsona eta bere borroka bere borroka ekologista etorkizunean izango dugun euskal errepublika sozialista ekologista izango delako ere

soil bat garoña politikaren porrota adibide argi bat da nire aurretik prieto jaunak esaten zuen hau arazo politiko bat dela bai

garoña estatu espainolean kasta politikoaren ustelkeria agerian uzten duen beste adibide bat da nuklenorrek iberdrola eta endesa kudeatzen duten

egin du berrogeita hiru urte martxan eduki ondoren berrogeita hiru urte zentrala berrogeita bederatzi urte duen erreaktore nuklear bat bi mila hogeita hamaika urtera arte zabalik mantentzeko eskaria egin du nuklenorrek hogeita hiru urte hauetan istripu

herritarrentzako arriskuak eta hondamendi nuklearrarekiko izua etengabekoa izan da itxiera eskaerak eragile sozial eta ekologisten aldetik etengabekoak izan dira eta eskaera hori gehiengo zabal batek babesten du

nola uler daiteke orduan etengabeko segurtasun arazoak sortzen dituen zentrala herritarren bizitza eta osasuna arriskuan jartzen duena berriro ere

baina garoñako erreaktore nuklearra berriro energia elektrikoa ekoizten jartzeko erabakia hartzerako orduan segurtasunak energiak edo argindarra

eduki du garoñaren ekoizpen elektrikoa ez da beharrezkoa

itxi zenean eta argi geratu da itxi ondoren hornidura elektrikoan ez delako nabaritu

beharrezkoa itxi zenean ez da beharrezkoa gaur egun ez da izan hornidura elektrikoaren inguruko eztabaida bat kasta politikoa eta lobby ekonomiko

argi eta garbi despatsu itxietan egindako negoziazio bat izan da honetan ere

eta horretarako negoziazio bat hasi zuten alderdi popularraren gobernuarekin emaitza badakigu ad hoc egindako legedi bat araudi bat garoña berriro zabaltzeko inbertsioetarako kostea gutxitzeko

eta prezio fiskala malgutzen duen ad hoc egindako araudia emaitza badakigu esan dut hori izan da emaitza araudi

lortu duten iberdrolak eta endesak euren eskaera betetzea hainbat teoria egon ahal dira alderdien finantzazioa diruz betetako ate birakariak erabili nahi dituzuen teoriak ziurrenik motz geratuko zarete guzti horiek eta beste prebenda batzuk ordaindu behar izango dituztelako

iraunarazteko kasta politiko batek beharrezko diren arau edo neurriak martxan jartzen dituzte eta egoera honen aurrean zer zer egin dezakegu hemendik euskal herritik gure desadostasuna adierazi noski baietz baina

desadostasuna adierazi eta gero zer gehiago egin dezakegu alderdi sozialistaren eskaeran eta euzko alderdi jeltzaleak egin duen

ondo ziur aski espainian dagoen azken erabakia eta europak ere zeresanik edukiko du gai honetan baina hori bakarrik egin dezakegu

hori egiten nuen baloi bat jausten zitzaidanean eskuetara eta ez nekienean zer egin ostiko bat eman eta zelaiko beste leku batera bidaltzen nuen baloia

egun honetan europara begiratzea eta baloia espainian kokatzea baina hemen ere egin ahal dira gauzak bada momentua hitzetatik ekintzara pasatzeko

goazen ekintzetara pasatzera orduan bada garaia gure eskuetan ditugun neurri guztiak iberdrola eta endesaren kontra erabiltzeko bai

arriskuan jartzen badute eurek ingurumena arriskuan jartzen badute guk euren negozioa arriskuan jarri behar dugulako

urtean soilik hiru miloi euroko faktura ordaindu zuten jaurlaritzako sail ezberdinek iberdrolari

hor daukagu tresna garrantzitsu bat eta eraginkorra izan daitekeena zalantza barik aztertu dezagun iberdrolarekin ditugun harreman guztiak eta bilatu dezagun beste hornitzaile batzuk garoña berrirekiz negozioarekin jarraitzea bilatzen dutenek ezin dute

ezin dute diru publikoa jaso sari bezala

gure deia ez da soilik erakundeentzako ez diegu soilik erakundeei dei hori egiten herritarrei ere

borrokarako deia iberdrolak eta endesak gure bizitza eta ingurumena

herritarrek ere tresna eraginkor bat dugu gure eskuetan iberdrola eta endesaren negozioa arriskuan jartzeko eta hauxe da tresna eraginkorrena hauxe da gure argindarraren faktura hauxe ere oso tresna eraginkorra da eta horregatik dei egiten diogu herritarrei iberdrola

tresna honekin gure argindarraren fakturarekin kasu honetan goienerrekin hau da nire etxeko faktura aukera bat dago hemen goinerrekin hemengo kooperatiba batekin bere leloa esaten duen bezalaxe power to the people boterea herritarrei emateko

egiten duguna guk erabakitzen dugulako eta aukera daukagulako eurek gure bizitza arriskuan jartzen badute euren negozioa arriskuan jartzeko eta bigarrenez energia oinarrizko baliabide bat izanik

herritarren iritzia alegia interes publikoa

interes ekonomikoen gainetik jarri behar delako boterea herritarrei kasu honetan ere eskerrik asko maeztu jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den ramírez escudero jaunak dauka hitza

irabaziak milaka bizilagunen ziurtasunaren gainetik egotea ez da ona berrogei urte baino

hogei urte gehiagoz hirurogei urte eduki arte luzatzea ez da onargarria madrilgo gobernuak eta garoñako zentral nuklearreko

hamaika udalei eusko jaurlaritzari eta eusko legebiltzarreko botoen ehuneko laurogeita zortziari

cerrar garoña besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramírez escudero jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza maroto jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eta egun on guztioi el debate

eskerrik asko maroto jauna erantzunen txandara pasatuz prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna maeztu jauna zurea da hitza

denbora gehiago erabiltzen maroto jaunari erantzuteko lehenengo eta behin ramírez escudero jaunari bakarrik esatea aipatzen zuela

berriro ere agerian uztea legebiltzar hau garoñaren berrirekiaren kontra

berriro ere garoña berriro zabaltzekoaren kontra bozkatuko duela zalantza barik baina zuk aipatzen duzu boto hori boto utila dela boto eraginkorra dela

uste dut ni hemen bost urte egin ditut dagoeneko laugarren biderrez eztabaidatu dut garoñaren inguruan laugarren biderrez bozkatuko dut uste dut zuek ere alderdi sozialista ere eta uste dut badakigu emaitzak zeintzuk diren eskaera bat dagoela mahai gainean bi mila hogeita hamaika urtera arte garoña berriro zabaltzeko eta alderdi popularraren eskuetan dagoela aukera hori beraz

atera dut nire etxeko faktura goinerrekin bertan agertzen da

orain dela sei hilabete hasi zelako komerzializatzen baina hau da

eta bertan agertzen dena kooperatiba bat soilik berriztagarriekin komerzializatzen duena eta zure gobernuak

egin duen legedia egin ez baluke egingo aukera izango lukeena ere ekoizteko

oligopolio elektrikotik haratago herritarrei eskaintzeko beste aukera batzuk beraz

beste zero bi edo posible izatea kopuru honi gehitzea eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den ramírez escudero jaunak dauka hitza

de esa posible reapertura besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramírez escudero jauna maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

eskerrik asko maroto jauna eztabaida amaituta

eta euzko abertzaleak sinatu dugun sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da puntu honetara iritsita